egun on berriro eta osoko bilkurari ekingo diogu gai zerrendako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

batzordeko kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du legebiltzar

besterik gabe bateraezintasunaren behin betiko batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartzen da irizpena

jarraian legebiltzar talde bakoitzak txikienetik handienera bost minutuko txanda du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

mahaiko lehengo idazkariak zenbaki bat aterako du eta handik aurrera legebiltzarkideei

zaie berrogeita bat berrogeita bat zenbakitik hasiko da mahaiko lehenengo idazkariak legebiltzarkideei dei egingo die botoa emateko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman

honako hau da hautatutako senataria idurre bideguren gabantxo andrea martxoaren hemezortziko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluak eta legebiltzarraren

eta izendapen hori onartzeko eskatu gero behin

idurre bideguren gabantxo andrea formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari izendatzea

euskadiren senatari ordezkari dela aldarrikatzen da lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluak eta legebiltzarraren erreglamenduaren berrehun eta hogeita hamabigarrena artikuluak xedatzen duenaren erara

gai zerrendako bigarren puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

batzordeko kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du

besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenaren zerikusia duen legebiltzarkidea izan ezik gainerako legebiltzarkideak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz onetsita geratzen da irizpena gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena enpresen

aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpena eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu

eh bilduz aparte beste norbaitek parte hartu nahi du aldeko txandan beste norbaitek aldeko txandan

eskerrik asko egun on gaur euskal herria bilduk aurkeztutako lege proposamen bat aintzat hartzea eztabaidatu eta

deslokalizazioei aurre egiteko buruzko legea eh bilduren talde proposatzailearen ikuspuntutik lege hau ez da ekimen isolatua

txertatzen da egiten ari garen eta burutzen ari garen proposamen sorta batean proposamen sorta batean legeak ere ganbara honetara ekartzera eraman gaituela behin baino gehiagotan

leporatzen digute oposizioko taldeoi eta baita ere euskal herria bildu oposizio itxian mugatzea oposizio suntsitzailean eta oztopatzailean instalatuta egotea aldiz errealitateak justu kontrakoa frogatzen du gobernuaren pasibidadearen aurrean eta gobernuaren ekimen

legegilearen antzutasunaren aurrean beste talde batzuk eta nabarmenki euskal herria bildu badira legeak eta eztabaida hauek

ditugunok euskararen doakotasun legea zaintza partekatuaren emakumeen eskubideak babesteko legea

legeztatzeko legea eta arlo sozio ekonomikoan besteak beste ekarri ditugu klausula sozialak ezartzeko legea eta baita ere ekarriko dugu segurtasun energetikoaren ingurukoa baita ere beste proposamen eraikitzaile batzuk ekarri ditugu lan taldeak ponentziak eta beste tresna batzuk martxan jartzeko

eta gaur beste arazo larri bati aurre egiteko

ekartzen dugu ganbara honetara zoritzarrez eta dagoeneko iragarri dezakegu gobernuaren irizpena kontrakoa izan da eta gobernua sostengatzen duten alderdiek irizpen honi kasu egingo diote eta lege honen eztabaida oztopatuko dute eztabaida ukatuko dute eta deslokalizazioaren kontra borrokatzeko tresna berri bat edukitzeari ezetz

zoritxarrez baina hala eta guztiz ere uste dugu gure beharra dela lege honen nondik norakoak aurkeztea eta lege honen egokitasunaren defentsa egitea eta hori da hain zuzen ere gaur egingo duguna deslokalizazioen lege proposamen hau hutsune bat betetzera dator teorian ez litzateke izan behar oso

dagokionez dagoeneko erkidego honen lurralde historiko batean indarrean dagoelako oso oso antzekoa den

por tanto gure planteamendua zen dagoeneko indarrean dagoena herri honen zati batean lurralde osora edo behintzat erkidego autonomiko osora zabaltzea eta lege honek produzitu dituen efektu onuragarriak partekatzea eta herrialde osora zabaltzea zoritxarrez esaten nuenez ez da posible izango zer da deslokalizazioa lege hau deslokalizazioei aurre egiteko legea da eta dagoeneko eta segur aski

aritu zareten guztiok badakizue baina orokorrean eta norbait gelditzen bada zehazki ulertu gabe zer den deslokalizazioa esan behar dugu deslokalizazioa dela

produkzioa kanpora eramatea lekua aldatzera atzerrira eramatea eta uztea bertan egiten den produkzioa edo ez bada bere osotasunean produkzioaren zati nabarmen bat gehiengoa baino gehiago kanpora eramatea

zoritxarrez ere modan dagoena edo bolo bolo dabilena eta da erabakiguneen deslokalizazioa gerta daiteke enpresa bat beste kanpoko enpresa batek erostea eta berez

hemendik hara pasatzea eta enpresa eroslearen bulegoetara pasatzea eta beraz hor galtzen dena ez da ekoizpen bera ez da produkzioa baizik eta erabakigunea

martxan jarri behar direla argi dago eta hor tartean dago gobernuak behin eta berriro iragartzen duen baina gero praktikan inoiz gauzatzen ez duen inbertsio funts hori

areagotzeko baina ez da gaurko legearen gai nagusia

deslokalizazioa ez da gaurko legearen objektua objektua da produkzioaren lekualdatzea ekiditea produkzioaren deslokalizazioa eragoztea

eragozteko guztiz deslokalizazioak burutzeko aukera eta nola ez ez du konponduko eta ez ditu konponduko eta ez ditu konpondu nahi

dauzkan arazo guztiak legea apala da legearen efektua edo esparrua delimitatua mugatua da ez da sekulako

ehun produktiboa bultzatzeko baina ba da arazo bati aurre egiteko tresna eraginkorra arazo zehatz bati erantzun zehatz bat eta baita ere badauka balio sinboliko bat lege honen aprobazioarekin mezu bat bidaliko geniolako hemen etortzen diren hemen asentatzen diren enpresei lo que buscábamos con esta ley

se marcharon se marcharon eta horren inguruan legebiltzar honetan behin baino gehiago eztabaidatzeaz aparte heldu ginen baita ere bi mila hamazazpiko azaroan akordio batera aho batez legebiltzar honetan aprobatu genuen

eta deslokalizazioen kontrako neurriak hartzeko eskaera jaurlaritzari

gaur hemen proposatzen dugun legea hona ekartzen dugun legea

eskaera honi erantzuteko borondatea ere badauka neurriak eskatu ziren eta neurriak ekarri ditugu lege honek hutsune bat betetzera dator

aurre egiteko sistema antolatua era sistematiko batean eta integrala ere bai deslokalizazio prozesuei prozesu horiek zailagoak

deslokalizazioak burutzen badira azken finean ez eramateko gainera enpresak hemen diru laguntza publikoetan

honetan definitzen da zer den deslokalizazioa planteatzen dira irizpide juridiko batzuk deslokalizazio prozedura habian jartzeko

zehazten da hori da legearen kontenidua zehatza argia zuzena arazo bat detektatzen da eta arazo horri neurri praktiko bat

eta zoritxarrez lehen esan dugunez gure harridurarako jaurlaritzaren irizpena lege honen kontrakoa izan da eta arrazoia

argigarria ere izan daitekeela esan dezakegu gobernuak ezetz esaten dio lege honi besteak beste esaten digulako al igual que las empresas

segurtasun juridikoaren inguruko zalantzarik ez du aipatzen eskuduntza falta ez gobernuak zuzenean esaten du neurri hauek martxan jarriz gero gure lurraldea ez zela izango hain lehiakorra lehiakortasunean edo hobeto esanda lehiakorkerietan oinarritzen ditu bere

baldintzak exijitzea enpresei diru laguntzak emateko edo jasotzeko ez da inolaz ere lehiakortasunari kalte egitea baizik eta

hobegarria zen eta lege guztiak bezala tramite bat jarraitu behar zuen tramite horretan zuzenketak aldaketak eta hobekuntzak egiteko

legea amaituko litzateke hasi zen baino osoagoa hobeagoa baina zuek zoritzarrez ez duzue ukatu soilik legearen kontenidua edo literalidadea zuek ukatu duzue

zoritzarrez erakutsi du gobernuak eta gobernua sustengatzen duten alderdiek ere gaitasun politiko nahiko gutxi eta konpromiso oso txikia euskal herriko

joko horretan guk jarraituko dugu euskal herria bilduk jarraituko du aztertzen gobernuak eta beste alderdiek ekartzen dituzten proposamen guzti guztiak banan banan eta saiatuko gara guzti guztietan akordioetara heltzen eta saiatuko gara negoziatzen eta hobekuntzak bilatzen besteon proposamenetan

akordioetara helduko gara lortzen ez bada ez da akordiorik egongo beldurrik gabe akordioetara heltzera eta beldurrik gabe akordioetara ez heltzea baina eh bilduk inoiz egingo ez duguna da gizartea hiritarrok zigortzea

partidistaren menpean eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna aurkako txandara pasatuko gara aurkako txandan
nork parte hartu nahi du alderdi popularrak besterik ez inork ez aurkako txandan alderdi popularra soilik beraz

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

damborenea jauna alderdi popularraren izenean hitza daukazu

ala ez bozkatu dezakegu

ez da aintzat hartzen jarraian boto azalpena egingo dugu eta

eskerrik asko corcuera anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok guztioi egun on enpresen deslokalizazioa arazo larria da eta ez soilik euskal langileentzat baizik eta euskal ekonomia osoarentzat eta arazo larria da eta batez ere deslokalizazioa

industriari lotutako soldatak handiak dira altuak dira eta ekonomiarentzat

horregatik aurre egin behar diogu enpresen deslokalizazioari

babestu dugu lege proposamen hau aintzat hartzea onartzen dugu tresna hau deslokalizazioei

nahikoa baina bai beharrezkoa beharrezkoa eta esan behar dugu baita ere egokia dela egokia dela ze guztiz

foru araudietan oinarrituta dagoelako eta gainera eusko jaurlaritzak ez du honelako tresnarik eta hemen esan da badugula baina ez da egia

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko tellería jauna gai zerrendako laugarren puntua mozioa

de maturana eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua despopulazioari aurre egiteko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

lopez de arroyabe anderea zurea da hitza ekimena ordeztu eta defendatu bai eskerrik asko tejeria andrea eta

diríamos que preocupante además preocupante porque nadie lo pone en duda orain dela aste batzuk interpelazio bat ekarri genuen ganbera honetara argi eta garbi geratu zen egiturazko arazo bat daukagula eta gero eta ilunagoa dela egoera sufritzen ari garen lurralde desorekak pertsonak lehen eta bigarren mailan ipintzen ditu bizi lan edo disfrutatzen duten lekuaren arabera

hiru hiriburuan bizi dira despopulazioa gero eta nabarmenagoa da eta ez bakarrik araban

arazoa ez dela hain larria baina beno neurri sakonak hartzea ere beharrezkoa da

horrek hiriburuaren eta gainontzeko eskualdeen arteko desorekak areagotu ditu tokiko garapenean inbertitu behar dugu

behar ditugu aurre egiteko hori da gaurko helburua hori da nire helburua eta uste dut gainera

zalantzak eduki euskal herria bildu coloca un vez más

landa eremuan lan eta bizi nahi duen jendea behar dugu eta eh bildutik berriz lan egingo dugu helburu hori lortzeko eta lurralde orekatu baten alde borrokatzeko herriak bizirik nahi ditugulako eta bukatuko dut porque badaukat justu segunduak

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

funtsezkoak dira ulertzeko zer gertatzen den gure bizi kalitatea lana eta lana eta familia bateratzeko aukera hiru baldintza horiek dira funtsezkoak horrexegatik gure

ari dira orain gipuzkoan ezkio beizama hamasei herri txiki hustutzen ari dira bizkaian ereño arzentales araban

bernedo lagrán peñacerrada kanpezu eta errioxan moreda de álava villabuena samaniego eta abar eta abar eta abar eta ondorioak

hustutze honen ondorioak larriak dira kaltegarriak dira beti kalte ekonomikoak dakartza zeren zerbitzu publikoak garestiagoak dira gero eta garestiagoak direlako

ondorio kaltegarriak baita ere ingurumenarentzat eta ondare kulturala eta historikoarentzat kontserbazio lanak normalean herrietan egiten direlako yo

la decisión correcta erabaki zuzena hartu behar dugu eta horrexegatik gure taldeak uste du arabako batzar nagusietan

aho batez hartu zen erabakia zuzena eta hausnarketa sakon hori legebiltzarrera

ekartzea oso interesgarria da oso interesgarria zen politika sektorialak aldatu instituzio guztien inplikazioa bilatu
neurriak antolatu estrategia baten bidez badakigu bidea hartu besterik ez dugu behar mila esker eskerrik asko
becerra jauna euskal talde popularraren taldearen ordezkaria lópez de

eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak

prieto jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea sailburua

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

jauna euskal talde popularra lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

bai puntuka itxoin itxoin puntuka ez dago arazorik puntuka pentsatzen

nola bat eta bi eta hirugarrena aparte

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira bat eta bi puntuak jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da hirugarren puntua gai zerrendako bosgarren puntua

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua turismo ereduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda garcía larrimbe anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu anderea durante esta legislatura

eskerrik asko eskerrik asko

gaur turismoari buruz hitz egingo dugunez proposatuko dizuet

gaia pixka bat ikuspuntu ezberdin batetik jorratzeko nahiz eta azken finean antzeko gauza ez den baina saiatuko gara behintzat forma aldetik

begira argazki batzuk erakutsiko dizuet hau horrela erakusten badizuet

eta argazki polita mendi aldizkarietan agertzeko modukoa

sekulako jende ilara ehunka pertsona everesteren gailurrera igotzen tartean pertsona batzuk hil ziren hamaika hildako egon ziren eta jendea pilatzen zen bitartean argazkiak selfiak eta instagramen jartzeko argazkiak ateratzeko everesten gailurrean ba ondoan hildakoen gorputzak bazeuden

famatua egin zen san juan de gaztelugatxeko beste irudi hau

ez hain ondorio dramatikoekin san juan de gaztelugatxeko igoera honetan begira topatu dut duela ez asko nola hitz egiten zen san juan de gaztelugatxeri buruz blog turistiko batean benetan harrigarria

una maravilla poco conocida duela lau urte hori zen izenburua bidai blog batean san juan de gaztelugatxe

gaztelugatxetik pasa gara ere eta orain bilbora

presidente andrea legebiltzarkideok sailburu andrea arratsalde on dagoeneko guztioi

erabat bat nator susana corcuera andreak esandako guztiarekin beharbada gauza batzuk errepikatuko ditut baina saiatuko naiz baita ere osagarri izaten ze arreta gutxi egin zaiola eta egiten ari zaiola jaurlaritzak ez orain bakarrik baizik eta aspaldidanik egiten ari den lanari harritu ez dakit harritu nauen garcía andreak egin duen

alarmista eta harritu ere ez dakit harritu nauen casanova jaunak egin duen

demagogikoa hainbeste bidai

gauzak bere osotasunean behar bezala ikusten ote dituen

baita ere ni sentsazio sentsazio bat neukan

mozio hau hitz egin mozio honetaz eztabaidatu eta bozkatu genuela izan ere esan duten bezala klaro orain dela hemezortzi hilabete aurkeztu zen testu bat da zioa

eta ez dakit horrekin esan ote nahi duzun gauzak ez direla aldatu edota

hilabeteetan jaurlaritzak eta beste erakunde batzuk ez dituzten neurriak eta estrategiak egokitu berritu birpentsatu ze hori ez da egia eta esan dira baina

bi edo hiru adibide adibidez

bai jaurlaritzak eta bai zenbait udalek hartu dituzte neurri batzuk hortxe daude eta zuek badakizue eta denok dakigu edota

sailak duela urtebete legebiltzar honetan aurkeztu zuen turismo plan estrategikoa

kontutan izan behar direla bi adibide hauek eta batez ere

utzidazue esaten ez bakarrik gaur egungo jaurlaritzak baizik eta aspalditik

hiru helburu nagusi jorratu dituela turismoaren arloan hiru helburu hiru hitzetan edo hiru espresioetan laburbiltzen

bigarrena kalitatea eta profesionaltasuna eta araubidea jasangarritasunari dagokionez epe luzerako apustu bat da horrek ez du esan bahi gerorako uzten dela baizik eta denok dakigu gauzak

eta egunez egun lan egin behar dela etorkizuneko ikuspegi batekin

profesionaltasunaren arloan jaurlaritzak behin eta berriro eta gero aipatuko dut berriro bere

praktika onak bultzatzen aritu da sektorearekin

adibidez zilarrezko qak dira guzti horren

zuek dakizuen bezala daukagu lege bat bi mila hamaseikoa

jartzen dira helburu batzuk eta finkatzen dira

beraz turismoa aukera bat da gu ez gara herri turistiko batetan bihurtuko casanova jauna

produktu gordinaren ehuneko hamairua baina zuk badakizu erkidego autonomoan ehuneko seia dela

industria baina horrek ez du esan nahi turismoak eskaintzen baldin badigu aukera batzuk

gainera geldiezinezko prozesu bat da mugimendu bat da beraz aprobetxatu dezagun zeren horrek ere eta nik uste zuk aitortu duzu eta denok aitortzen dugu ekonomia eskaintzen digu

esan nahi dut aberastasuna enplegua eta abar eta abar

turismoa bihurtzea gure sektore nagusienean

ez baina baita ere aprobetxatu nahi dugu oso interesgarria da niretzat begiratzea jaurlaritzak duela urtebete lehen nioen bezala hemen aurkeztu zuen plan estrategikoa

hausnarketa sakona gainera sektorearekin eta ez bakarrik sektorearekin baizik eta beste erakunde batzuekin beraz lankidetza sektorearekin eta beste erakundeekin hor dago betidanik egon da eta horrela jarraituko du

badago ikusmira bat ikuskera bat

euskadi bisita leku bikain eta espezializatu bat bezala bultzatu nahi dugula kalitatezkoa eta goraldi iraunkorra emango duena euskal gizarteari bere kulturari eta bere ingurugiroari erreferentea europan izan nahi dugu eta hazkunde

honetan zentzu horretan hiru konpromiso daude bikaintasuna eta euskal turismoaren iraunkortasuna sustatzea bigarrena esperientzia turismoaren aldeko apustua eta euskadi basque country marka

sendoa eta jasangarria lortzeko enplegu gehiago eta hobeagoarekin hortxe dira

helburuak eta oso sakon hausnartuak gainera guzti honen ondorioz

plan estrategikoak azaltzen dituen zazpi ildo nagusi lehendabizikoa

euskadi esperientzia indartzea hau da turisten bidai osoan zehar esperientzia bikaina martxan jartzea bezeroak fidelizatu

demanda mantentzeko tokiko komunitatea

turismoa garapen ekonomiko eta soziala sortu dezan euskadin iraunkortasuna iraunkortasuna bihurtu euskadiren turismo garapenaren ildo nagusian jasangarritasuna berriz diot iraunkortasuna guk bultzatu

iraunkorra eta arduratsua izan behar da bateragarria euskaldunen bizi kalitatea eta nortasunarekin noski hori baita gure atraktibo nagusienetariko bat ados gaude lehiakortasuna gure industria eta enpresa txiki eta ertainen garapenean laguntzea

hedatu eta urte osoan zehar guzti hau

eta ez bakarrik hausnartuta beste erakundeekin eta sektorearekin baizik eta

eta operatiboa da aztertzen baldin baditugu aurrekontuak sektorea lagundu

asmatu berrikuntza lehiakortasuna kalitatea

jaurlaritzak dituen eta aurkezten dituen aurrekontuen ildo nagusienak eta hori da azken batean guk gure emendakinean baita ere adierazten duguna eta nik badakit

oposizioak bere lanean normala denez jaurlaritzari gauzak eskatzen dizkiola eta gobernuan dagoenak esaten du bai bai hori egiten ari naiz

guk eskatzen dioguna jaurlaritzari da kasu honetan jarraitu dezala hori egiten eta nik uste dut hori azken hau frogatu daiteke jaurlaritza egiten ari da eta beraz

eta bidezkoa da gure partetik jaurlaritzari eskatzea jarraitu dezan hori egiten ze hausnartuta dago eta oso sakonean baita ere bueno oso bidai luzea egin duzu casanova jauna baina

uribe etxebarria jauna erantzunen txanda garcía anderea zurea da hitza

eskerrik asko uribe etxebarria jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenik elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu eta elkarrekin podemos talde parlamentarioek egindako legez bestelako proposamena

egiarako eta erreparaziorako proposamenak burutzeko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

os agradecemos sinceramente que arana momentu bat pankartarik ezin da atera

bai eguerdi on guztioi la verdad

justizia erreparazioa eta berriz ez errepikatzeko bermeak

aztertu dezagun eta ikus dezagun zer baliatzen duen edo zer gertatzen den hau ematen jarraitzeko bila dezagun

ditzagun eta gauza bat esaten amaituko dut egiak ez du preskribatzen guk sinesten zaituztegu

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak juez anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea lehendakari jauna

legebiltzarkideok jaun andreok arratsalde on guztioi eta zuei bereziki ongi etorria gaurko bilkura honetara orain

luzatuko zuek egin duzuen lana hona ekarri gaituen lan hori eta

horretan aztertuko duguna eztabaidatuko duguna eta ponentzia horretan aterako ditugun

dute benetako garrantzia eta

helburuak partekatzen ditugulako eta batez ere bidea non dagoen ezagutzen dugulako eta uste dugulako ponentzia hori dela hartu behar dugun bidea guztion artean lan gogorra egingo dugu eta

espero dugu egia aurkitzea horrelakorik berriro

erabaki egokiak hartzea biktimak eta familiak laguntzea eta batez ere biktima eta familiak bakarrik ez zaudetela

indarra esan bezala ados gaude jatorrizko proposamenarekin eta horrela esan dugu baina deitzeko zuzenketa bat aurkeztu genuen ekimen hori osatzeko

eta ekimen horrek barkatu zuzenketa horrek bi puntu ditu

zeuk esan zerbitzua haur eta nerabeei zuzenduta dago aholkularitza zerbitzua da

doakoa da anonimoa da eta ez du fakturan

komunikabideen laguntza eskatzen dugu zerbitzua gero eta ezagunagoa izateko eta horregatik gehitu diogu gure zuzenketari bost urte bete dituen zerbitzu honek aholkularitza orientazio eta

adituz osatutako talde baten bitartez urteko egun guztietan telefonoz edo online egiten dute lan larunbatak

haurrentzat eta nerabeentzat zuzenduta egon harren helduek ere erabili dezakete eta egoera larriren bat ezagutzen badute edo ikusten badute

bada zerbitzua hirurogeita hamar laurogei eta laurogeita hamar hamarkadetan haurrek

horrelako eraso nazkagarriak saihestea da gu guztion helburua beste garai batzuk ziren horrelako gauzak isildu egiten ziren ez zen egia kanporatzen eta

gaur egun horrelako erasoak gertatzen dira tamalez baina aurrerapauso bat eman dugu guztion artean eta zuei esker bereziki eta ezagutu egiten dira ez dira ezkutatzen uste dugu

handia dela garai hartan haurrak eta nerabeak zirenak gaur egun helduak dira

da baina nahiz eta berandu izan errekonozimendua eta aitortza merezi dute eta batez ere euren egia kontatzeko eskubide osoa dute haur baten bizitzaren lehendabiziko urteak garrantzitsuak dira batez ere bere garapen fisikoarentzat baina batez ere bere garapen psikologiakorentzat eta

umeek haurrek zer ikusi hura ikasten dute eta gu

helduak beraien ereduak gara onerako eta txarrerako

neurrian baina tamalez familia batzuetan ezin da hori guztia eman bai familiak edo baita familia hori ez dagoelako eta kasu larrienetan biolentzia ikusten dute edo jasotzen dute umeek eta biolentzia hori familietatik kanpo ematen denean ba beste eremu batzuetan hezkuntzan

ez dute ezer jakiten umeak beldurra daukalako eta ez dutelako ezer kontatzen eta konturatzen direnerako ba kaltea egina dago eta sortzen den inpotentzia

hau berriro ez errepikatzea nahi dugu onartezina delako eta guztion artean lan handia egin behar dugulako hori da gure konpromisoa

legebiltzarrean ere lana egiten delako eta hori da gure konpromisoa jarraitzea eta ponentzian lan gogor egitea ez naizela luzatuko

garelako eta ponentzia horretan gogor lan egingo dugulako

prebentzioaren bitartez arazoak eta erasoak ez sortzea lortu behar dugu sortzen denean konponbideak aurkitu behar dira baina benetan aurrerapausoa izango litzateke prebentzio hori indartzea eta arana

barrio jaunari eskerrik asko bide hau irekitzen laguntzeagatik eskerrik asko zuei ere

egoteagatik eta batez ere denon artean egingo dugun lanagatik eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

gai zerrendako zortzigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

bi barra bi mila hemeretzi legea betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda damborenea jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

legebiltzarkideok arratsaldeon guztioi gaur eztabaidara datorkigun gaia talde popularrak aurkeztutako legez besteko proposamen bat da kasu honetan aurrekontuen luzapena eta bi mila hemeretzi legeari buruzkoa baina atzetik dauka ere

fakultatearen finantzazioari buruzko gaia ere eztabaida honetan naiz eta pasaden kontroleko osoko bilkuran

ez bakarrik guretzako baizik eta entzuten ari diren guztientzako ere hiru dira gure ustez eztabaida honen inguruan dauden puntu nabarmenenak euskal unibertsitate sistema

eta aurrekontuen luzapena hirurak nahastu egin ditu talde popularrak bere legez besteko

proposamenean eta naiz eta lotura izan bakoitzak bere testuinguruan ulertu behar da eta argazki osoa eta hobea ateratzeko horrela ulertu behar dira batetik euskal unibertsitate sistema daukagu orain dela gutxi hezkuntza sailak aurkeztu zuen

plan berria honen bidez konpromiso sendoa erakutsi zuen hezkuntza sailak gure gizarteak euskadiko gizarteak

dituen erronkak aurre egiteko eta prest dagoela adierazteko erronkei erantzuteko eta gure sistemaren bikaintasuneko

eta zientzia berrikuntza eta unibertsitate ministerioaren menpe dagoena beraz honi beste inori baino dagokio

lehen aipatu dut hiru zirela gai honen inguruan zeuden puntu nabarmenenak azkenengoa izango litzateke aurrekontuen luzapena eta honen inguruan

álvarez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

arratsalde on eskerrik asko presidente anderea eta eskerrik asko guztioi nik uste dut lehenik eta behin azaltzea pixkat harrituta geratu ginen

pixka eztabaida frankenstein bat ikusten genuen ze alde batetik daukagu ekimenaren izenean

eta azkenik aprobatzera ekartzen dena berriro bi mila hemezortzi urteko aurrekontuen luzapenaren

arrazoi ezberdinengatik unibertsitate publikoa delako gure unibertsitate publikoa ere delako uned distantzian eta kalitatearekin irakasten duena eta prezio ez hain altuak

ezinbesteko papera betetzen du langileria bizitzan zehar ikasi ahal izateko hain zuzen ere

unedek betetzen duen funtziogatik uste dut gure unibertsitatearen planean ere txertatuta egon beharko zela

arloetan amankomunean lan egiten dute azkenengoa adibidez edo behintzat nik dakidana azkeneko ekimena unibertsitatearen proiektu berria da eta uste dut nahiz eta

gure lana hemen euskal herrian ere lan hori zabaltzea eta areagotzea dela beraz uste dut eztabaida sakonagoa eta serioagoa behar dugula unedekin

papera ikusita eta behar duen finantziaziori buruz eta adostasun zabalak baita ere hain zuzen ere

la ley eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna

damborenean jauna eskatzen duzuna oso logikoa eta zentzuzkoa da legea betetzea eskatzen duzu

edo nola jarriko gara legebiltzar taldeak legea betetzearen kontra harritzekoa izango litzateke aurrekontuekin ados egon gaitezke edo ez

aurrekontuen edukia ez genuen konpartitzen hobetzeko asko zeukaten

gobernuarekin aurrekontuak baina onartzen baldin badira bete beharko dira

eta are gehiago aurrekontu horiek sustatzen dituen legea

egin duenak ez baldin baditu betetzen nork bete behar ditu zertarako dago gobernua gobernua exekutatzeko egon beharko da

baina tira badakigu legearen betetzea nola doan hemen konbenientzien arabera eta legeak non geratzen

damborenea jauna gaurkoan baduzu gure baiezkoa baina hori esanda ere bai esango genuke ez dela logikoa soilik

araba unederako diru lerroa bideratzea zeren eta berez erakunde osoari bideratu beharko litzateke unederi bideratuko litzateke eta gero unedek

bere azpi erakundeen artean logikoena izango litzateke zergatik arabakoari bai portugaletekoari ez eta bergarakoari

espainiako eskuduntza izanik eta madrilen menpe egonda

diot nik ez dakit baina tira

finantzazioa beti izango da ongi etorria gizarte baten oinarria delako hezkuntza eta formakuntza eta beti izango da gutxi hezkuntza eta formakuntzara bideratutako finantzazioa baina bada garaia

eta hor pilak jarri behar dituzu ez zabiltzatelako ezer egiten hitz polit asko baina gero hitzak

saltzaile onak zareten oso saltzaile bikainak zarete eta horretan zuen aurrean sonbreroa kentzen dut

zaretenik lehentasunezkoa eta premiazkoa da euskal unibertsitatean

abian jartzea ez dugu eskaintzarik euskal herriko unibertsitatean jaun andreok gure eskuduntza zure eskuduntza da edo ez

eta ondorioz gure gazteak eta hemengoak kanpora joan beharrean aurkitzen dira beraz egiten dugu izugarrizko inbertsioa

gero iristen gara momentu batetara eta gure gazteak joan egin behar izaten dira

gure gazteak ez joateko ez dakit zein plan eta ez dakit zein programa duzuela baina errealitatea

gertatzen dena eta hemen ere distantziako unibertsitateak eta distantziako formakuntzak eta hezkuntzak paper garrantzitsua jokatu dezakete gero kexatzea eta negar egitea alferrik da aurrez

ezagutzen ez ditugunak eta zentzu horretan guk bertako urrutiko unibertsitate baten alde

eta pentsatzen dugu lehentasunezkoa eta premiazkoa dela uriarte andrea ez dugulako nahi gure gazteak valentzia errioxa eta beste toki batzuetara behartuta joatea nahi nahi baldin badute eta borondatez baldin badoaz ondo baina

eskubidea da ez euskaraz ikastea edo ez diot nik

hori da herri apustu estrategiko bat beraz damborenea jauna bien bitartean gaurkoan gure baiezkoa

proposamenarekin oso zentzuzkoa delako baina uriarte andrea jarri pilak eta hasi lanean hasi lanean

martxan jarri ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

desde luego se lo recomiendo y poco más besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko álvarez jauna martínez zatón zurea da hitza

bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka